lehendakariaren bake eta bizikidetzarako planaren aurkezpenean jasotako

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da semper jauna zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko

joseba goikoetxea asesinato

muchas gracias señorías eskerrik asko semper jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

sin cometer injusticias muchas gracias eskerrik asko ares jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza urizar jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok lehendakari eta sailburuk egun on

bake plana zer testuinguru politikoan egiten den

gaudelako eta nik uste dut esan behar dugula hemen gauden eragile politiko batzuk ez denak baina bai eragile politikoen artean batzuk jada urte batzuk

garai berrietara iragateko hori nik testuinguruan jartzeko esaten dut

erabaki honekin beste eragile sindikal sozial

egiten genuen eta bat egiten dugu gaur egun ere garai berrietan iragateko intentzioa iraganeko beste garaiak gainditzeko asmoz eta horretarako

prest betiere euskal herri normalizatu bat izateko helburuarekin zoritxarrez hau ez da eragile politiko guztiok daukagun helburua

fitxarik mugitzea eta zoritxarrez

politikoki hain onuragarria izan zaien joka lekua uztea norbaitek esango du sufrimenduak

eta nik ez dut ezkutatuko sufrimendu pertsonalak egon direnik onartu baizik alde anitzetako sufrimendua eta guztiak onartzeko eta gelditzeko bidean lan asko daukagula oraindik egiteko

bide hori oztopatzeko erabaki politikoak egunero hartzen dira gaur egun ere azkena edo nabarmenena

atxilotzeko ordena eman zenean niretzat

oztopatzeko intentzio horiek ematen dira madriletik ematen direlako

iturburu eta helburu euskal herriko politika madrileko ikuspuntu eta interesekin historian zehar hainbestetan ezagutu dugun

eredua errepikatuz eta gaur hemen eztabaidatzen ari garena eredu horren beste adibide txiki bat da txikia xumea

ez duen horietakoa baina eredugarria jaurlaritzak aurkeztutako bake

ertzaintzak printzipio balio askatasun eta eskubide demokratikoekin hartutako konpromisoa berritu eta

era berean zerbitzua emateko konpromisoan eta euskal gizartearekin identifikatzeko harremanean sakontzea du ere xede eta azkenik

honetan bakean bizikidetzan eta giza eskubideen errespetuan oinarrituriko kultura finkatzen laguntzea jartzen du helburu

printzipio demokratikoak gizartearentzat zerbitzua eta berorrekin identifikatzea eta bakea bizikidetza eta giza eskubideen errespetua da eskatzen dena

edozein polizia erakunderi eskatu beharrekoa alde guztietan

eta ertzaintzari ere edota ertzaintzari ez zaizkio eskatu behar printzipio hauek betetzea helburu hauek betetzea

jada beteta dauka hemen entzun dudanagatik agian bai

nire ustez ez kontrako iritzia izango da baina datu batzuk emango dizkizuet eta zuek erabaki

eta era berean nabarmen batzuek irakurriko dizkizuet indarraren erabilera giza eskubideen markoaren baitan deituriko ikastaro batetan

aldiz arma eta dotazioko zorroa aldatzeko ikastaroan parte hartu zutenak

eta dotazioko eskopeta egokitzea ikastaroan parte hartu zutenak

diferentzia ikaragarria agian izango da giza eskubideen

baina nik uste dut ez dela horrela edo egiteko dagoela oraindik

seiehun ertzainek baino ez dute jaso horrelako formakuntzarik hau da

zazpi koma bosta baino ez eta are gutxiago izango lirateke

eta galdera argia da ez da egokia edozein izanda ere une politikoa trebakuntza hau handitzea zergatik ez da gehiago inbertitu horretan

giza eskubideak albora uzten dira edo garrantzitsuak izan behar dira

hemen entzuten dudanagatik ez ertzaintza

herriari atxikitua eta bizi nahi dugun

oinarriturikoa eta zinez diogu

daukala egiteko egoera horretara heltzeko ez da normala ezin da normaltzat hartu urte eta erdi eskasean iñigo cabacasi

agerienak diren hiru kasu esatearren gehiago ere badaude eta

eta arduradun politikoen aldetik eta denborak erakutsi digu ihesbide bat izan zirela adierazpen haiek ez zutela behar bezala erantzuten egoerari eta kontrara ertzaintzaren sinesgarritasunaren kontra bueltatu ziren adierazpenak izan zirela

segurtasun sailburuak eta zinez espero dugu ikerketa bukaeraraino eramango dela eta kasu

berdin eskatuko genuke beste edozein pertsona izango balitz ere uste dugu kasu horietan bake eta bizikidetza planean adierazten diren helburuen kontra

eta are gehiago behar dugun gizarte normalizatu batek

eta hau ez da soilik guk eskatzen dugun eskari bat hau ertzaintza barrutik egiten den eskari bat da ere

gertatukoa argitzeko eta dagozkion erantzukizunak bila ditzala exigitzen zionean beraien ustetan ertzaintzaren ekintza guztiak kontu emate printzipiopean eman behar dira

bakarrik lortuko baitute beraien eguneroko lanerako ezinbestekoa den zilegitasun soziala beraiek ere argi daukate zilegitasun soziala falta dela eta horretarako landu behar dela oraindik bidea dagoela egiteko

hain interesatuak izan diren argumentazioak non ertzantzari kritika egitea

proposatzea biolentoen aldeko postura sendotzea izan den argudio horren baitan eman dira hamarkadetan inpunitate osoz tortura kasuak

gezurtatuak baina poliki poliki zorionez nazioarteko auzitegietan egiaztatzen ari direnak inpunitatea izan da

denak balio zuelako eta zoritzarrez polizia batzuetan ezaugarri hori eredu bihurtu da gure eredua ezin da hori izan

eta beraz demokrazian eta giza eskubideetan sendotzea ezinbestekoa izateaz gain egunero landu beharreko betebeharra dugu denok

eskerrik asko urizar jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

ez genion ez azalpenik aurkitzen alderdi popularrak aurkeztutako mozioari ez behintzat arrazoi positiborik ez

ez nuen asmorik larregi luzatzeko eztabaida honetan semper jauna entzun ondoren arrazoirik ez ditugu ikusten

behintzat bat ere ez aurreko bilkura aldian egindako interpelazioa burutu zenean

bere jarrera eta planaren helburuak baina argi dago ez dela entzun nahi aurreiritziek eragindako interpelazioa izan zen hura eta azaldutakoak berdin dio ez digu ba egiak aurreiritzi on bat aldatuko ezta semper jauna

denbora luzez aritzea honen gainean proposatzailearen helburua ez baita bakegintza eta bizikidetzaren bidean aportazio baikor bat egitea bazterrak nahastea baino

lehendakariak interpelazioa erantzuterakoan esan zuen bezala bake eta

proposamena zen eta horixe da gaur egun ere proposamen bat hiru hilabete ditugu ekarpenak egiteko eta jasotzeko ondoren jaurlaritzak plana birlandu eta gero onartu egingo du eta martxan jarriko du erantzuten zuen orduan lehendakariak

erabakiak hartzen ibiltzea jakin ez dakigu gaur bertan eta

puntu hori bere horretan jarraitzen duen ala ez hain zuzen herenegun esaterako alderdi popularrak aurkeztu zizkion

ondo aztertzeko guztiak utz diezaiogun ba lana egiten eta adostasunak bilatzen jaurlaritzak hasieratik

jarrera eta grina legebiltzarkideok planaren hamabigarren ekimenak ez du inondik inora giza eskubideekiko konpromisoa zalantzan jartzen bakarrik irakurketa maltzur eta interesatu batez atera daiteke ondorio hori

eta jakina ertzantzak leku bat izan behar duela bakegintza eta bizikidetzaren alorrean

orain arte izan duen bezala bere sorreratik bertatik

planean lekurik izan ez balu orduan ere aurreiritzietatik hitz egiten dutenek semper jauna

izan direla onartzea ez da nahikoa urizar jauna eraiketak

ez ezbehar baten ondorioz ez ezusteko baten ondorioz ardurak aitortu behar dira ez biktimak izan zirela biktimak izan zirela denok dakigu ardurak erabaki horren ardurak aitortu behar dira ikastaroak ba behar bada zuk emandako datuak halaxe izango dira agian

gure ertzainak bere burua babesten bere bizkarrari begira afortunadamente

eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

y muy necesaria gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz semper jauna zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna eh bildu taldearen ordezkaria urizar jauna zurea da hitza

eskerrik asko beno bukaeratik hastearren señor ares

biolentoen alde jartzea dela behin eta berriz oraintxe momentu honetan

noski ertzaintzari eta beste polizia batzuei baita ere eta zentzu horretan

erabili den kritika hori behin eta berriz erabiltzen dela egoten diren tortura kasuak egon egoten direlako estaltzeko esaten didazu ertzainen kasuan ez dagoela iturrate jauna zuk jakin badakizu eta agian nire bankako lagunek

guk bere egunean eusko alkartasuna bezala eusko jaurlaritzan

kritika zorrotza botatzen genizkion eta jaurlaritzan benetan txotxo ederrak montatzen ziren gai honekin egin behar denean kritika egiten da eta

orduan zalantzak egon zalantzak ez egon asuntoa eta nik uste dut lotsagarriena dela zalantzak ez sortzearren beste alde batera begiratzearena hori da

biktimak onartzen ditugula baina beste gauza batzuk ez ditugula onartzen oraindik bidea dagoela egiteko

galdetuko nizuke ea bi mila bederatzian egoera berberean geunden ez geunden

eta hori da batzuk hasiera hasieratik bidea egiteko borondatea adierazi genuelako eta bidea egingo da oraindik prozesuan traba jartzen dabilena bilatzen ari bazara ez begiratu bankada horretara begiratu beste norabaitera y señor semper

zuek ez ez daukazuelako beharrik tranpetan ari zara

zuek ere bi mila hamaikagarrena urtean etak esan zuenean bukatzen zuela

armatua zuek ere tik pare bat izan zenituzten jakin bazenekitelako

zuek hemen ez duzuela erabakitzen ez da hemen erabakitzen bai bai zuen eredu aldatzen den mezu

madriletik genovatik belarrietako tiroia daukazue hori argi izan

eta ertzaintzak ez daukala giza eskubideetan biderik egin behar

eta hori bada zuen eredua irten kalera eta galdetu euskal gizarteari hori bada beraien polizia eredua erantzuna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

kritikak bai baina gezurrak ez irainak ez

zuk esan duzuna da urteetan inpunitate osoz

eta hori gezurra da hori iraina da hori gezurra da hori iraina da urizar jauna eta tamalgarria dena eusko alkartasunaren noraeza bide horretan

bide horretan eta nora irentsi dituen bere printzipio etikoak

etorri egin den ezker abertzalearen hizkuntzara

puntuka eskatu da bozkatzea baimentzen da puntuka bozkatzea

euzko abertzaleak bai bat eta bi

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa

lehenengo bozketan batgarrena eta bigarrena puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau ez hogei ondorioz batgarrena eta bigarrena puntuak onartuta geratu dira

hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez berrogeita zazpi ondorioz hirugarrena puntu hau ez da geratu gai zerrendako seigarren puntua mozioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua botiken berrordainketaren eragin ekonomikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena aurkeztu duen taldearen txanda roncal andrea zureada hitza ekimena
aurkeztu eta aldezteko presidenta andrea lehendakari jauna
sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on

eskerrik asko roncal andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen txanda da maneiro jauna

perfectamente votables por este grupo gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

inflexio puntu batetan gaude eta zergatik esaten dugu

gaudela gure ustez bidegurutze batetan gaudelako bukatu da

iraganetik bizitzeko garaia erabaki ausartak

hartzeko momentua da zirt edo zart egiteko momentua da inflexio puntu honetan bide bat

hartzeko momentua da hau da bide bat osasun publiko

bidea eta bestea osasun sistema mugatu hanka motz irizpide ekonomiko merkantilista duen

ditugu bide batek gure herritarren eskubideak gure herriaren

enpoderatzen du indartzen du ongizate estatu sozialaren zutabeak sendo

eta besteak herritarrok eta gure herria ekonomia eta madrilen menpe jartzen ditu guk horrela ikusten dugu eta irakurketa hori egiten dugu gure ustez sakoneko erabakia da sakoneko erabakia da gaur bozkatzera goazena sakoneko erabakia zen uda aurretik bozkatu genuena zergatik esaten dugu hau atzean dagoena benetan gure guztion etorkizuna baldintzatzen duelako norabide batean edo bestean zeren eta gaur hemen eztabaidagai

ordaintzea ez haratago doa eta denbora erakusten ari da haratago doala zeren eta lehenengo botiken berrordainketa zen eta

gutxira ikusi dugu beste berrordainketa bat etorri dela

zer etorriko zaigu ikusten dugu dakigu bide hau non hasi zen hamasei barra bi mila hamabiko dekretuarekin hasi dela baina bukatu non bukatuko dugu

dago jokoan estatu sozial bat dago jokoan gure erabaki gaitasuna

argi geratzen ari da erreforma ideologiko deszentralizatzaile pribatizatzaile baten

non bakoitzak duen maila ekonomikoaren arabera osasun gutxiago edo gehiago izateko aukera izango duen horretara goaz eta gero eta garbiago geratzen ari da

ekintzak dira eta printzipio nagusia gure osasun sistema ere oinarritzen zen printzipio nagusia unibertsaltasuna ekitatea non geratzen dira non geratzen dira ahoa betetzen zaigu aldarrikatzeko baina gero beraz horren aurrean ezin gara edonola aritu egoera zail eta gogorretan erabaki ausartak hartu behar dira baldin eta sinesten baldin badugu

jaurlaritza honek sinesten du hori rajoyren eredua ez dela gure eredua eta gu eh bildu prest dago laguntzeko erantzukizunez jokatzeko ausardiaz jokatzeko

herritar guztien osasun eskubidea babesteko gure sistema babesteko gu horretarako prest gaude unibertsaltasun eta berdintasun printzipioak

saiatu gara behin eta berriro proposamen desberdinak ekartzera mahai gainean jartzera

konbentzitzen eta ez dugu etziko eta pentsatzen dugu gaur hemen planteatzen ari denarekin eta orain arte planteatu denarekin

babestea gu ez gaude horren kontra ondo iruditzen zaigu kolektibo ahulenak babestea baina guretzat ez da nahikoa ez da nahikoa erabaki partzial bat delako eta lehen esan dudan bezala hemen sakonean beste eztabaida bat dagoelako eta gainditua geneukan eztabaidara bueltatzen garelako

eta kalitatezko izaerara berriro bueltatzen gara kolektibo batzuei begirakoa pobreentzat soilik

zerbitzuena ez fondo neoliberal kontserbadore kortekoa

eraikitzen ari ginen eskubidetan oinarritutako ongizate estatua unibertsaltasunean eta berdintasunean oinarritutakoa bertan behera geratzen da merkel eta rajoyk garbi daukate baina urkullu eta lópezen gobernuak

argi daukate zer nahi duten eta norantz goazen eta gainera planteatzen duzue soilik kolektibo batzuei konpentsatzea

eta nolabait neurri hauekin indargabetu genezakeela berrordainketa neurri bidegabea antisoziala

beti mahai gainean galdera berdina egiten dut eta ados ez bazaudete zergatik aplikatzen duzue ez dugu ulertzen

berrordainketa hau aplikatu baduzue orain esaten duzue bestea ez duzuela aplikatuko zer sinesgarritasun daukate zuen hitzak zer sinesgarritasun bata bai bestea

ireki eta beste bati aurre egin badu zentzurik

egunerokoan herritar guztiok pairatzen ari garena eta dagoeneko sufritzen ari gara

babes publikotik kanpo horrek suposatzen duenarekin eta ez da hau progresibitate kontu bat hemen garbi geratu da zenbat botika geratu diren kanpo eta horrek zenbat suposatzen dien egunerokoan herritarrei eta hori dagoeneko euskal herritarrak erkidegoko herritarrak

arreta unibertsalarekin ere bukatu da urtebeteko errolda eskatzen da garbi geratu da progresibitate hori

ez dela benetako progresibitaterik ahazten zitzaidan beste kontu bat

bihurtu zarete normalean klase ertainaren defendatzaile sutsuenak zaretenean non geratzen da neurri honekin klase ertaina beste galdera bat

batez ere kaltetuena klase ertaina izango dela beraz galdera asko behin eta berriro mahai gainean jartzen ari garela baina gure ustez esku artean daukagun erabakia benetan garrantzitsua da eta benetan sinesten

neurri hau gure sistemaren kontra doala neurri hau gure herriaren erabaki gaitasunaren kontra doala ba goazen aurre egitera goazen bideak bilatzera

botiken berrordainketari ateak ireki ospitaleko berrordainketari ateak itxi zertan gabiltza

duguna guk argi daukagu eta garbi daukagunez eta herritarren osasun eskubideak defendatu nahi ditugunez berriro ere eskua luzatzen dizuegu gure herriaren erabakitze eskubidea defendatzeko gure herritarren eskubideak defendatzeko gure sistema defendatzeko hainbeste aldarrikatzen dugun kalitatezko sistema hori defendatzeko eta mantentzeko elkarlanerako

eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi

berriro edo berresten eta esango dut jarraitzen dugula ez gatozela bat neurri honekin baina ez dugu bat egiten ez guk

ezta jaurlaritzak lehendakariak eta osasun sailburuak berak esan duten moduan ezta euzko alderdi jeltzalean taldeak

uste dugu ez duela osasun sistema iraunkortasuna bermatzen lagunduko eta ez daukala euskal eskumenak urratzen dituela osasun arloan eta ez dela egokitzen euskal osasun sistemaren egoerara

eta ez dugu demagogiarik ere egingo babesten dugu aurreko jaurlaritzak hasitako bidea errekurtsoa jarriz baina beno

bertan behera utzi zuen behin behinean eta orain tokatzen zaigu errealitate horri aurre egitea

koordainketaren erreforma berri hau

bi mila hamairuko uztailaren batetik dago indarrean beste edozein autonomia erkidegoetan baino beranduago urtebete beranduago

jaurlaritzatik eta osasun sailetik informazio eta komunikazio ahalegin bereziak egin izan dira herritarrek ahalik eta

eraginak beste lekuetan baino askoz ere baldintza hobeekin ezarri da sistema berri hau sistema horrek roncal andrea topeak ezartzen ditu mugetara heltzen direnean hortik aurrera ez daukate gehiago ordaindu behar

beste lekuekin konparatuta izan ere batez ere pentsiodunen edo gutxien errenta txikienak dituztenen kasuan ba eros ahalmen txikia duten heinean ba hori oso onuragarria da

diru hori aurreratu beharrik eta hiru lurralde historikoetan eta botika guzti guztietan batera ezarri da eta horrek lan handia ekarri du lan handia hartu du osasun

hori lortzeko eta orain ikusten dugun moduan eta hasiera batetik aipatu zen moduan diru laguntzak onartuko dira premia handienak dutenentzat agindutako epeak bete ziren sistema ezartzerakoan ordainketa sistema ezartzerakoan edo habiaraztekoan eta

emandako hitza beteko duela gobernuak diru laguntzei buruz ere bai el real decreto

eta lehen esan dudan moduan tope horiek ahalik eta kalte gutxien egiteko sistema hobeago bat ezarri da autonomia erkidegoan desde el principio

babestu ditzala giza talde edo kolektibo bereziki

aipatzen duguna erdibideko honetan da premia eta gaixotasun egoeran dauden pertsonak hemezortzi mila euro baino gutxiagoko errentak dauzkatenak eta gizarte edo gizarte bazterketa egoeran

helburua izango da pertsona horiek babestea edo behintzat bermatzea behar dituzten botiken tratamenduetarako baliabideak izatea upydren kasuan

neurri juridiko zein politikoak hartzeko ordainketak bertan behera uzteko

funtsa sartzeko guk adostutako erdibidekoan eskatzen diogu jaurlaritzari pixka bat

diru laguntza horiek bideratzeko pertsona horien behar eta premiei aurre egiteko uste dut horretan denok bat egingo dugula eta beraz espero dut beste taldeak ere bai batzea
gure erdibidekora eskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi sailburuok lehendakaria legebiltzarkideok ekainaren azkenean esandako izandako debatea errepikatuko dugu eta

hemen esan den bezala proposamen zehatz bat aprobatu genuen aprobatu zen eta aurkako botorik ez zuen

aldi berean esan behar dugu nahiz eta akordio hori egon bi alderdien artean

interpretazio desberdinak egon direla esan dezakegu ondoren egindako deklarazioen

hain zuzen ere kontrako botorik gabe aipatu dudan bezala

compensaciones aspalditik farmazian ez daukagu estrategia definitiborik tenemos

no paguen ahora nada nada más muchas gracias eskerrik asko erantzunen txandan sartuz roncal andrea zurea da hitza

upyd maneiro jaunak ez du hitzik hartuko eh bildu taldearen ordezkariak ubera andreak dauka hitza

egunero egunero hartzen ditugu erabakiak eta egunero hartzen ditugun erabakiekin roncal andrea eredu bat eraikitzen dugu eta gaur

bakarrik kolektibo batzuek konpentsatzearekin osasun sistema eredu bat bultzatzen ari gara

madriletik datorren torpedoetaz baina hemen

hemen erraza da esatea madriletik inposatzen digute

hartzen dira eta gaur hemen erabaki bat hartu da eta galdera da kolektibo batzuei posible baldin bada zergatik ez herritar guztiei zergatik ez botiken berrordainketa hau indargabetu eta zergatik bai

gero zer etorriko da zer erreforma etorriko da osasun arloan seguruen erreforma bat etorriko da osasunarekin negozioari

hori da gero etorriko zaiguna hemen ez duena balio da esatea ez gaudela ados baina gero betetzea hemen ez du balio ez gaudela ados esatea errefusatzen ditugula neurri hauek eta gero

eta madrilen atzean ezkutatzea legeak legebiltzarretan parlamentuetan egiten dira eta guk egiten ditugu eta herritarren eskubideak

zertarako daude interes ekonomikoak batzuen interesak defendatzeko egin behar ditugu guk legeak

ez gaituzue aurkituko ez gaituzue aurkituko gu prest gaude elkarlanerako

osasun sistema publiko ekitatibo unibertsal kalitatezkoa defendatzeko eta gaurko erabakiarekin

unibertsaltasuna urratu egiten da ekitatea urratu egiten da non geratzen da kalitatea eta non geratzen da

esango didazue eta hor ikusten da azkenean konpartitzen duzuela rajoyren eredua konpartitzen duzuela

aurrera eramateko eta garatzeko hori da ikusten ari garena ez diogulako

zer gehiago eta hemen

mozorrotzen herritarrok ulertuko ez bagenu bezala gauza hauek zertaz doazen

anbiguo bat erabakitzen ez gaude ados errefusatzen dugu baina orduan konpentsatzen dugu baina bitartean

egunero behintzat osasun sistema publikoaren erabiltzaileak garenok egunero sufritzen ditugu neurri hauen ondorioak

lehen kostu txikiagoa zeukaten

guztiok dakigu guztiok dakigu orain pertsona guztiek osasun arreta jasotzeko ez dutela eskubide berbera

orduan iruditzen zait hemen gertatzen ari dena da eta tristeena da

desberdinetako herritarrak sortzen ari garela lehen mailako herritarrak eta bigarren mailako herritarrak eta errepikatzen dut gu ez gaude

ahulenak babestea noski baietz baina gainerako herritarrak ere eta gaur onartzen den

posible dela orduan zergatik ez sos batzuk aurrezteko baina gero esaten dugu aurrezten dugun sosekin egingo dugula sistema indartu nola indartu nola indartu deuseztatzen ari garen sistema bat nola indartzen da norbaitek esplikatu beharko dit

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

bata besteari mokoka ezta ubera andrea ez gera hasiko berriro erantzukizunez hitz egiten pentsatzen dut irakurriko zenuela aurreko eztabaidan

ez dizut berriro esplikatuko zein den lehenengo urratsa kopagoa aplikatzeko errentaren araberako neurria da lehenengo urratsa errentaren informazioa bidaltzea da madrilera nik horregatik ez dut pentsatzen zu eredu horren alde zaudela nik ez dut hori pentsatzen

eta horren ondorioz kopagoa gipuzkoan aplikatu daitekeelako guk ez dugu hori pentsatuko ez da horrela ez gara horretan jausiko

zeharkako zergen defentsan balio erantsiaren zerga

aplikatuko ez bazenute biok gara gipuzkoarrak badakigu biok beza

hori zeharkako zerga azken finean hemen azpimarratu nahi izan duguna akordio honekin da herritarrei benetan interesatzen zaiena da ba

eta zentzu horretan pozten gara alderdi sozialistarekin lortutako akordioaz gai honen inguruan eta uste dugu balioko duela hainbat eta hainbat jendek bereziki

hobetu ahal izateko beraz gu gaurko mozioaren inguruan behintzat

geratzen gara jaurlaritzak konpromisoa hartu zuela hasiera hasieratik

larriena pairatzen duten egoera hori hobetzeko hemen aipatu da ez dela lan erraza izango no es un trabajo sencillo guk uste dugu behintzat gure babesa edukiko duela jaurlaritzak eta lehenbailehen ekarriko duela hona zer egingo duen

orbegozo jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

andrea mesedez ixiltasuna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu erdibideko emendakina

banaka banaka bozkatuko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

ondorioz lehen puntua onartuta geratu da bigarren puntua jarriko dugu bozketara bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hiru ez hamaika

hogei ondorioz bigarren puntua ere onartuta geratu da eta azkenik azken puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

erretiratu denez gai zerrendako zortzigarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua pentsioen euskal sistema publiko duina bermatzeari buruz
eztabaida eta behin betiko ebazpena aldasoro andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko

ekainean pentsioen gaiarekin interpelazioa egin genuenean adituak deiturikoen txostena ezagutzen genuen eta bagenekien

ondoren txostenean oinarrituta pentsioen erreforma berria etorriko zela itxurakeriaz beteriko pauso hori gertatu ondoren benetako errealitatea eta neurri gordinak helduko zirela horregatik orduan galdetzen genion jaurlaritzari zer neurri hartuko zituen euskal pentsionistak babesteko jasotako erantzuna gure ustez ez zen

eta etorri da erreforma madrilgo gobernuak onartu du eta aste honetan toledoko ituneko jarraipen batzordean eztabaida ireki da

itxurakeriaz beteriko eztabaida ireki da emaitza aldez aurretik jakiterik dugulako ezbairik gabe beste murrizketa latz baten aurrean gaude esparru honetan gauzatu izan den

izan ere azken urteetan murrizketa ugari eman dira pentsio sistema publikoan zapaterok hasi zuen bidea

erasoa burutzen ari da azkenaldian pentsio erreforma honek ondorio larriak izango ditu euskal herrian

eta baita bereziki etorkizunean izango direnentzat ez da soilik beste urrats bat

murrizketen bidetik sakoneko aldaketa suposatzen du orain arte ezagutu dugun pentsio sistema publikoan pentsioak

onartezina iruditzen zaigu praktikan pentsioa jasotzeko eskubidea dutenen erosteko ahalmenaren gutxitzea

are eta larriagoa da kontuan hartuz gero pentsioak jasotzen dituzten herritar asko eta asko

egoeran daudela egoera honek pobrezia eta gizarte bazterketa maila handiagoetara eramango gaituela batzuk

ekonomikoetan kokatzen dirudienez iraunkortasun faktorea izaera soziala izan behar duela

eskubideaz eskubideez eta justiziaz hitz egin nahi dugu

pentsioei dagokionean alderdi popularraren helburua horiek zalantzarik gabe pentsio publikoak ahultzea dela ondorioz jendea beharturik egongo da ahal dutenak noski pentsio

hemendik aurrera sistema publikoak izango dituen gabeziak orekatzeko asmoz

zein hezkuntza eta gizarte zerbitzuetan gertatzen ari den bezala eremu horietan lanean ari diren enpresa pribatuak

ez beraz ildo horretatik jadanik iragarri dute

pentsioak ehuneko zero koma hogeita bosteko hau da

bi koma bost euro igoko zaie hilean

beraz pentsionisten lehen aipatu bezala eroste ahalmenak eta bizi baldintzak okerrera egingo dute berriro ere eta pobrezia

egingo da hala ere gauza bat gogorarazi nahi diogu alderdi popularrari eta zera da pentsioen erreforma honek ez duela

zilegitasunik euskal herrian batetik gure herrian

nabarmena duen alderdi politiko batek sustaturiko erreforma delako bestetik gure herrian

izan dutelako eta azkenik gure herria den gehiengo osoa eragile politiko sozial eta sindikaleen barne kontra dagoelako hor dauzkagu eragile nagusiek

este atropello hori guztia kontuan hartu dugu gure proposamenean eh bilduren ustez pentsio sistema

eredu justu eta solidario batean pentsioen duintasuna bermatzea lehentasun soziala izan behar da hezkuntza

gure ustez euskal pentsio sistema publiko eta justua izatea posiblea da eta bideragarria da

aldarrikatzen dugun gure sistema propio justizian oinarritzen da gure nagusien bizi kalitatea ziurtatzeko

erabil ahal dira enplegu duina sortuz

igoaraziz edo aurrekontuak erabiliz esate baterako armada eta errege etxeak nondik ateratzen dituzte beraien diruak beraien kotizazioetatik militarren kotizazioetatik

edo aurrekontuetatik beraz aukera desberdinak daude nahi baldin bada borondatea baldin badago pentsioei aurre egiteko

tresna guztiak aldarrikatzen ditugu ez bakarrik eskuduntza kudeatzeko ahalmena norabidean eta edukietan erabakitzeko aukera izango duen eskuduntza eta burujabetasuna eskatzen dugu guk

esan dudan bezala euskal herriarentzako burujabetza osoa eskatzen dugu euskal herriak bere segurantza sozial

euskal erakundeei eta euskal gizartearen erabakitze ahalmenari dagokie gure pentsio sistema propioak kudeatzea zehazki gure proposamenean bi puntu nabarmentzen dira alde batetik

konpentsatzeko jaurlaritzak pentsio osagarria ordaintzea eskatzen dugu euskal pentsionistek ez dute zertan ordaindu behar ppren eta gobernu espainolaren arduragabekeria eta haiekiko sentsibilitate falta

burujabetza ariketa praktikoa eginez pentsioen sistema publiko propioa izateko bidea hastea eskatzen dugu eta hori guztia eragile sozial eta sindikatuekin elkarlanean nahi dugun sistema denon artean eta denon ahaleginekin osatzeko beharra dugulako puntu zehatzak proposatzen ditugu argi geratzen denez eta betetzeko ere epe zehatzak

urtea bukatu baino lehenago funtsa gauzatzea alde batetik eta sistema eskuratzeko

bestetik beste taldeek egindako zuzenketak ezagutu genituen atzo gaur orain dela minutu

eta pnvk ez duzue bi proposamen horietatik bat beraren inguruan ere ezer esaten hau da hitzetan esaten duzue

murrizketa hauen kontra zaudetela baina hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatzen dugunean ez zaudete ados ez zaudete prest jarraitzen duzue baloia kanpora botatzen errua omen da ardurak beste batengan jartzea aitzaki merkea da momentu hauetan hemen

gobernu espainolak hartutako erabakiari buelta emateko eta hau ez dugu ikusten ez atzoko zuzenketetan eta ezta ere gaurko erdibidekoan eta aurkeztutako proposamenean

herrian bizi diren pentsionistei beste aukera bat emango genieke beraien eroste ahalmena eta bizi kalitatea mantentzeko

euskal sistema sortzea izan behar du zalantzarik gabe baina bien bitartean eskura ditugun baliabideak erabili behar ditugu gobernu espainolaren bidegabekeriari

eta irtenbideak bilatzeko ezer ez du eragozten pentsio osagarria sortzea borondate politiko kontua da arrazoia ezin da izan ez dagoela dirurik herenegun edo egun hauetan erkoreka jaunak

dirua aurreratzeko ahtko obrekin jarraitzeko lanekin aurrera egiteko

argindarra ordain dezaten dirulaguntzak emateko aukera ikusten duela gobernu honek beraz zergatik ez pentsionistei justua dena emateko hori da planteatzen

lehen esan dudan bezala burujabetza osoa lortu bitartean burujabetza maila batzuk praktikara eraman ditzakegu borondatea

murrizketa horiek hemen ez aplikatzea beste neurri batzuk hartzea eta kasu honetan proposamen

zehatz honi baiezkoa ematea eskerrik asko